zure atzoko elkarrizketan esaten zenuen gazteen prekarietatearekin gehiegi jolasten ari garela eta euren lana

gobernuaren eta lehendakariaren lehentasuna dela kantitatea eta kalitatea zerbait egingo duzuela esaten duzu zerbait intentzioarekin geratzea ez da bide ona ez da ezer lortzen

señor consejero eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea toña jauna zurea da hitza

benetan baina

gure gobernuan edozer edozer ezin dugu esan

ados eta zer eta gero

zuk esaten duzu bai ba beste era batera egin gauzak

gipuzkoako diputazioa modelo bezala

eta hemen beste parlamentu bat dago eta guk pentsatzen dugu egiten dugula ahal duguna eta ados nago

eta ados dago gobernua ere askotan gertatzen dena da gauza berdina egiteko

ados egonda motiboarekin gero

batak eta besteak baina bide batera eta

gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina hobetuzen prestakuntza planak onesteko izandako

pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko pastor jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

destinada a la formación ocupacional eskerrik asko pastor jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

toña jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

jasotzeko lanbidek jartzen dituen oztopo eta eragozpenei buruz arrondo andrea zurea da hitza

martxoaren seian hainbat gizarte taldeek eta emakume elkarteek

lanbide ampara la violencia de género murrizketarik ez lelopean talde horiek indarkeria pairatzen duten emakumeei diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko

salatu eta hainbat proposamen egin zituzten gaiaren larritasunagatik galdera hau egiten dizugu jakin nahi dugu ea jaurlaritzak asmoa duen berehala konpontzeko indarkeria pairatzen duten emakumeei diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko lanbidek

eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

lehenengo eta behin ezin dut inondik eta inora onartu galdera hau egiteko justifikazioan egiten diren adierazpenak

nik badakit adierazpenak zureak ez direla badakit elkarte batzuk komunikabideetan

baina zure galderan egi moduan azaltzen da lanbidek oztopo eta eragozpenak jartzen dituela

ezin dut onartu ez da egia eta ezin dut onartu garelako sail hau delako jaurlaritza honetan beste instituzioekin batera indarkeria jasaten duten emakumeei laguntzeko ardura dugunok

zuk onartu ez onartu pankartak zioena hori da ez dago besterik lanbide ampara la violencia de género murrizketarik ez hori da nik

zuk aipatutako hainbat gauza egoerari buruz eta baldintzei buruz horrela da baina nik beste gauza batzuk ere

adierazten zutenak lanbide ez da leku fisiko prestatua genero indarkeriaren biktiman artatzeko eta uste dut horretan bat etorriko garela

intimitatea eta ez dago horretarako prest gainera lanbideko langileek

izan eta hori ere egon beharko litzateke tratu txarren biktimak diren emakumeei bide jakin bat inposatzen zaie laguntza jaso ahal izateko

baina jakinda salaketa gaur egun ehuneko hamabosta besterik ez direla tratu txarrak jasaten dituzten artean eta horren arrazoiak ere uste dut denok dakigula eta ziurrenik ados egongo garela

eta hori epaile batek ematen du ez du emakumeek erabakitzen eta agindu hori ez lortzea

laguntzak ez jasotzeko edo seme alabak dituzten emakumeei derrigortzen zaie aita salatzea

salaketa hori ere egotea denok dakigu tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeak

pairatzen dituzten eta askotan salaketa horiek ez dira posible edo ez dira komenigarriak ere edo ezin dira egin edo emakume horiek ez dira gai egiteko beste baldintza batzuk ere ipintzen dira nik ez ditut denak aipatuko adibidez ezkontza banaketa urtebetean sartzea edo etxebizitza prestazio osagarriaren inguruan ere ba alokairua edo beste errentagarritasun bat ateratzen den jakitea

ez direla onartezinak eta bidezkoak konpondu behar dela egoera hori eta hainbat neurri ere ipini dira mahai gainean eta guk

leku bat egon behar da genero ikuspuntutik jendea prestatuta egon behar da horri aurre egiteko laguntza jasotzeko salaketa baldintza ez izatea proposatzen dugu eta ez eskatzea urruntze agindua

indartu edo zer ipini nik uste dut gizarte zerbitzuak horretarako daudela agian berrikusi behar dela hori dena gizarte zerbitzuek egin

eta langile espezializatuak balorazio horiek eta

epe hain laburrean denbora gehiago ematea eta dena koordinatuta egotea langile zerbitzuekin prozedura guztiak ez dira zergatik izan behar gaur egun mahai gainean daudenak beste batzuk egon daitezke
proposamenak bidezkoaketa beharrezkoak iruditzen zaizkigu sailburu jauna eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

gure askatasuna eta gure demokraziak horrek eskatzen

baina pankartan jartzen den dena ez da izaten beti egia batzutan bai

baina ez beti nosotros

eta beste normatiba bategin behar bada

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxebizitzako bi mila hamairu bi mila hamasei plan zuzentzaileak etxebizitza

eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea de hitza

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina erlijio katolikoko irakasgaia

nada más gracias eskerrik asko celaá anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

erlijioko curriculum polemiko horren edukiak gure eskumenetatik kanpo daudela ondo baino hobeto dakizu zuk curriculum hori espainiako gotzain konferentziak egina dela

edozein kasutan gauzak bere neurrira baloratu behar dira eta egia esan erlijioa eskaini beharreko ikasgaia da eta ikasgaia hori hautatzeko edo ez hautatzeko aukera familiena da horrez gain

ematen zaio erlijioari ordubete astean zientziak eta hezkuntzak indartzeko asmoz amaitzeko ebaluaketari buruz galdetzen didazunez espero dugu irakasleek edukiak eta ebaluazio irizpideak interpretatzen eta testuinguruan jartzen jakingo dutela gure ikasleen errealitatera eta premietara egokituta jakina horretan guztian

elkarlanerako prest izango gaituzte edozer gorabehera argitzeko edo bideratzeko eskerrik asko uriarte andrea celaá andrea zurea da hitza

responsable eskerrik asko uriarte andrea zurea da hitza

sistema baten aldeko aukera egiten du jaurlaritzak sistema horrek objetibotasun tolerantzia eta neutraltasunaren irizpideak ditu oinarri eta pertsonen aukeratzeko askatasuna eta erlijio arrazoiengatik ez diskriminatzea bermatzen ditu

onartutako legez besteko proposamenaren aurrean ere eta jaurlaritza ez dator bat inposatu diguten curriculumaren eduki eta ebaluazio irizpide batzuekin hainbat izan dira gai honen inguruan sortu diren tira birak zuk aipatu duzu baina ere elizaren barruan agertu diren kontrako ahotsak

hautazko ikasgaia izanik ere curriculum horrek beste ikuspegi bat eduki behar luke

adibidez edo kristautasunaren ikasketa konparatua eta zehazki katolizismoarena sinesbideen testu inguruan hala ere lehen azaldu dudanez zer esan edo eragiteko ahalmen gutxi dugu horrekin edo guzti honetan

entre el gobierno español y la santa sede euskadin gobernatu duen alderdi sozialistak ere bi mila hamaran argitaratu zuen elizako agintariek

hor ere eta hark ere bai zuten zientziatik at dauden hainbat esaldi eta baieztapen

jaungoiko aita da jaungoikoak gizakiak sortzen eta zaintzen ditu

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

antzekoen ondorioak ekiditeko hartu beharreko presako neurriei buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza buenos días

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

mila bederatziehun eta laurogeita hamalauan bukatu zuen uholdeak prebenitzeko plan berezia eta haren jarduketa proposamenak ari da burutzen harez geroztik arian arian eta behar bezala eguneratuta

arriskupeko gune horien pasibo historikoa handia dela eta beraz neurri berekoa gutxienez jarduteko beharra

egiturazkoak eta ez egiturazkoak gure lurraldean eragiten dioten plangintza hidrologikoko dokumentuetan bai euskadiren

bai estatuaren eskumeneko planetarako ekarpen giza

bai eskerrik asko berriro ere la paciencia

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina gasteizko mendiak parke natural izendatzearen inguruan maeztu jauna bertatik

egintzat emateko galdera eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

gaizki jarri da ordua berriro mesedez

bai eskerrik asko hain azkar aldatu dugunez

eta oso ondo dakizu eta oso ondo daki euzko alderdi jeltzaleak ez zauziela horretan horregatik legez besteko horren kontra bozkatu zuen

ez erabili hitz jokoak hemen oso argi dago zein den eskaera gasteizko mendia parke naturala izendatzea gasteizko mendiaren hamairu mila hektarea babestea eta horretarako natur baliabideen

egitea eta adostea bertoko herriekin oso ondo dakizue eta berriro ere saiatuko naiz galdera egiten gasteizko mendiak parke naturala izendatzeko tramitearekin jarraituko dozue eta

prozedurarekin jarraituko dozue hori da galdera eta jakitea

ez soilik eusko legebiltzarrak horrela birritan honezkero esan duelako gasteizko udalak horrela eskatu duelako

horrela eskatu dutelako ez dakit beste gairen bat bai ziur aski garoñaren gaian

ingurumenarekin zerikusia duen arlo batekin garoñako arloan

azkenean aldatu du jarrera honetan zuek bakarrik geratzen ari zarete

jarrera eta ez badozue aldatzen zergatik ez dozue aldatzen

berretsita geratu da legebiltzar honetan oso argi esan zuen industria sailburuak zoritxarrez ematen duena ingurumen irizpideak ere markatzen dauen sailburuak industria sailburuak

bi putzu egingo direla enara baimenaren barruan alegia

gunearen barruan egongo direla bi putzu horiek hori da benetako arrazoia sailburu andrea industria sailak markatzen ditu gobernu honetan ingurumeneko irizpideak horrela baldin bada ezabatu ingurumen saila eta industria eta ingurumena ustiatzeko saila sortu hori baldin bada zuen azken helburua zure alderdiak gainera euzko alderdi jeltzaleak erabaki bat hartu du eta erabaki hori da

dagoen gasa ez ohiko gasa ustiatzea esplotatzea ez soilik esploratzea esplotatzea ere atzo agerian madrilen geratu zen bezalaxe hidrokarburoen

alfonbra gorria jartzen hori da egiten ari dena pnv

parke naturala izendatzen ez badira bere osotasunean gune hori babestuz

araban eta lehenengo putzuei eta zu ingurumen sailburua konplize izango zara aukera dekozulako gune hori babesteko ez dozue pentsetan

baliabide naturalak merezi dabiela babestea

garapen sozioekonomiko orekatu bat egiteko bai herrien garapena bai baliabide naturalak babestuz baina ez bi mila hektarietan zuek nahi dozuen bezalaxe lic bategaz guk lic horrekin ados gaude baizik eta

eta subijanako putzuak barne noski eskerrik asko maeztu jauna

maeztu jauna zergatik ez dugu deklaratzen gure lurralde osoa parke naturala askoz hobeto askoz hobeto

perbertsio batekin maneiatzen duzue figura

natura babesteko figurak ez dira blindaje bat ez direla eta bai badira orduan goazen deklaratzera dena